osoko bilkurari hasiera emango diogu bakoitza bere lekuan eseri dadila isiltasuna mesedez gai zerrendako lehenengo puntua galdera

euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina eibarko fabrikazio aurreratuko zentroaren inguruko
estrategiari buruz urkola jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarreko mahaiburu andrea lehendakari jauna sailburuok

egun on duela egun batzuk martxoaren hogeita zazpian oker ez baldin banaiz ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburu modura iragarri zenigun fabrikazio aurreratuko zentro bat jarriko dela martxan eibarren dirudienez fabrikazio aurreratuko zentro honen

eta ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailak izango dute energia klusterrak kudeatuko du

zentro teknologikoak eta beste hainbat euskal enpresek antec

hine glual lau lagun eta wec jaurlaritzako eta spriko arduradunek bilera bat eta aurkezpen bat ere

ekimenaren eragile kolaboratzailetako ordezkariekin eta bertan definitu zenituzten zentro honen misioa eta funtzionamendua

eskertuko nizuke eibarko fabrikazio aurreratuko zentroa

bazenigu besterik gabe eta nola ez aurrez erantzuna eskertuz mila esker eskerrik asko urkola jauna jaurlaritzaren ordezkaria den tapia anderea zurea da hitza eskerrik asko presidente anderea

sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi urkola jauna eusko jaurlaritzak zortzi euskal enpresak energia klusterrak eta

sektore eolikorako ekoizpen aurreratuko zentro bat sortzeko

horrela da zure galderari zuzenki erantzunez esan behar dut zentroari eusko jaurlaritzako ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailak defendatzen duen manufaktura edo produkzio aurreratuko estrategia esaten diogunaren barruan sartzen dela estrategia hau beste herrialdeetan smart manufacturing advance manucfacturing industry lau puntu zero

alemania suedia japonia edo estatu batuetan estrategia berdina martxan jartzen da industria sektoreak bultzatzeko anbizio handiko estrategia nazionalak garatzeko

teknologia eta sistema aurreratuak baliatzen dituzte lehiakortasunez ekoizteko eta beren herrialdeetan enplegua sortzeko munduko testuinguru horretan euskadi ere lanean ari da

bere industria indartzeko betidanik izan duen industria indartzeko batik bat gero eta aurreratuagoa izan dadin gure industria ikerketa eta garapeneko

krisialditik ateratzen edo ateratzekotan ari garen honetan erronka nagusia dugu gure industria indartzea

zaharrak direnak eta teknologikoki aurreratu daitezkeenak laguntzea eta indartzea ekoizpen aurreratua izan behar dute xede

lehiakortasuna eta zehaztasun handiko jarduerak izan behar dira gero eta adimentsuagoak

digitalizatuagoak jasangarriak eta berdeak prozesu garbiak eraginkorrak eta

materialak diseinu bitarteko eta prozesu berriak erabiltzen dituztenak eta noski horien oinarrian munduko kualifikazio gorenak dituzten teknikariak

en energía la estrategia energibasque eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea

bigarren galderara pasa aurretik hamaika eta hogeitabi puntuak erretiratuak izan dira gai zerrendako bigarren puntua galdera

kutxabankek jarraitu beharreko ereduari buruz isasi jauna

legebiltzarreko presidente andrea lehendakari jauna sailburuak legebiltzarkideok egun on

finantza erakundea eta beraz familia askoren ekonomia egituraren zutabe nagusia

krisia dela sorburu egoneza eta zalantzak dira nagusi gure artean ez dakigu krisitik noiz aterako garen

garai bateko ongizatearen maila berreskuratuko ote dugun ez dakigu ez jakin ere aurrezki kutxen proiektua zertan dagoen

zalantzak zalantza arabako bizkaiko eta

finantza erakunde berriak izan behar duen ereduaren inguruan ere

joan den martxoaren hamabostean ogasun eta finantza sailburua ricardo gatzagaetxebarria jaunak egindako adierazpenetan

harritu gintuen santander bankuaren eredua ohiko banku komertziala delarik

bere akzioen balioa ahalik eta handiena izan dadin munduko hamar merkatu nagusietan ari da tokian tokiko adarrak zabalduz

mozkinen bila korporazio ahalmenak handituz dakiguna da ordea santander bankua eta

erakunde hori izan daiteke erreferentzia jaurlaritzako lehendakariaren aburuz

jarraitu beharreko eredua eskerrik asko eskerrik asko isasi jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den gatzagaetxebarria jaunak dauka hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea eskerrik asko

santander ez da eredua izaera ezberdinak dira eta

nire hitz bat hartuta hitz bat eta hitz bat eta ez

kutxabanken eredua da gizarte tokiko

bertako bezeroak baita langileak eta ordezkaritza zabal bat dakarren erakundea da orduan jaiotzez ezberdinak dira eta bere tamainaz ere ezberdinak dira eta

araban bizkaian eta gipuzkoan kutxabank berez sorterriagatik eta sorreragatik tokikotasun handia dauka eta tokikotasun hori mantendu behar da eta horretarako ere onartu behar duguna da bere jabeak bere akziodunak hau da hiru kutxek zer erabakitzen duten bere etorkizunari buruz

zuk dakizun moduan gure finantza erakundeen kudeaketarako finantza arauak oro har aldatu dira

nola egin behar den erakundeen finantza marko berria

arloan baita kapital arriskuan eta baita

gure izaerarekin gure izaera da hemen tokikotasun hori dagoela

banketxe hori kutxabank hain zuzen eta horretan gabiltza ikusten zelan zehaztuko den hori hurrengo denboretan

kapitaleko hiru direktibak paketea kapitaleko direktibak eguneratzen ari dira une honetan eta

zer paper jokatuko duen europako banku zentralak

eramango du kapitalaren neurrien kontrola eta hori uztartu behar dugu guk hemen egin behar dugun kutxabanki buruzko akziodunen jabetasunaren eredu propioa eta hor esan dudan moduan isladatuta dago eta partekatuta

eskerrik asko gatzagaetxebarria jauna isasi jauna zurea da hitza

esaten zituen printzipio batzuk bazituela eta gustukoak izan ezkero beste batzuk guk ere baditugu hartu nahi baldin badituzue

eta finantza erakundeen baloreaz ekonomia erreala espekulazioa baino ondasunak eta zerbitzuak sortzen duen ekonomia eta herritarren beharrizanei begira

gertuko gizarteari lotzen zaiolako aberastasunaren banaketa orekatuaren alde diharduelako

ingurumenarekiko eta garapen iraunkorrekiko erantzukizunez jokatzen duelako parte hartzailea

aurreztaileen bezeroen eta herritarren beharrizanak daudelako

aurreztaileen esku hartzea ahalbidetzen duelako gardentasuna finantza jarduera orok ezaguna izan behar duelako helburu onargarriak dituelako banka etikoaren printzipioei atxiki

maileguetarako irisgarritasuna eta eskubidea gutxien daukatenekin elkartasuna erakusten duelako pertsonen eta enpresa txikien proiektuen konpromisoei

horiek dira eh bilduk defendatzen dituen baloreak beste batzuk egon daitezke noski baina ez euskal herria askeago justuago

santanderrena ez da gure eredua ezta urrik ere

kutxabankekin ia seguru ote nagoen eskerrik asko eskerrik asko isasi jauna

eskerrik asko legebiltzarburu andrea lehenengo partean aipatu dizudan bezala

orokorrean zer gertatzen ari den finantza erakundeen

kudeaketa arloan eta hori da gauza bat eta beste aldetik estatuaren barruan eta baita erkidego autonomoan kutxeri buruzko etorkizunean

zeren oinarrizko lege bat indarrean dago eta hor barruan jokatu behar dugu orduan esparru bi daude oso ezberdinak baina esparru bi horietan jokatuz isasi jauna jaurlaritzak uste du hurrengo kutxek

fundazio bezala helburu bi daukate alde batetik gizarte ekintza egin behar dute eta gizarte ekintza egiteko etekin batzuk egon behar dira

eta bigarrena zuzen garden eta zuhurtasunez kudeatu banketxearen

paper bat jokatu behar dugula eta jokatuko dugu

hurrengo denboretan hori araututa ekartzeko ganbarara eta ganbarak erabakiko du zer eredu nahi dugun baina daukagu orokorreko eredua

eta bestetik zehatzean guk gure esparruan muga horiekin egin behar duguna zelan arautu eta zer nolako barne antolaketa ipiniko diogun

eskerrik asko eskerrik asko gatzagaetxebarria jauna gai zerrendako hirugarren puntua galdera

lehendakariari egina euskadin lan merkatutik kanpo dauden ehun eta hirurogeita hemezortzi mila ehun eta berrogeita zazpi pertsonei

lópez jauna zurea da hitza lehendakari esta

legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok sailburuok egun on guztioi

ekonomia suspertzeko neurri garrantzitsuak erabaki egin ditugu iazkoan eta baita aurtengoan ere neurri horiek emaitzak ematen hasi dira zuk ezkutatu nahi izan arren bat nabarmenduko dut lópez jauna

bi mila hamairuan enpleguaren egoera bi mila hamabikoa baino hobea izan zen

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako laugarren puntua galdera

lehendakariari egina bi mila hamalauko martxoko langabezia datuei buruz quiroga andrea zurea da hitza

erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea señora quiroga viene usted al parlamento

ondo dago baina nik eredu bat aurkezten dut euskal eredu ekonomikoa jaurlaritzaren lehentasuna ekonomia eta enplegua suspertzea da besteak beste

zalantzarik ez dago dudarik euskadin ekonomia berpizten ari da inbertsioak eta kontsumoa gora egin dute atzeralditik atera egin gara eta

adierazle negatiboak positiboak bihurtzen ari dira eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna quiroga andrea zurea da hitza

erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea

gai zerrendako bosgarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

oratoria klaseen zerbitzuaren esleipenari buruz maneiro jauna zurea da hitza

a un amigo del partido nacionalista vasco eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den erkoreka jaunak dauka hitza

muchas gracias eskerrik asko erkoreka jauna maneiro jauna zurea da hitza

y lo calificamos de corruptela eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko erkoreka jauna zurea da hitza

pello urizar karetxe eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina bi mila hogeian eaek estatus berri bat izateari buruz urizar jauna zurea da

eskerrik asko mahaiburu andrea egun on

izandako agerraldi batetan euskadi bi mila hogei proiektua azaldu zenuen eta bertan

bezala zituen erronkak azaldu zenituen herri berri bati buruz hitz egiten

proiektu bat azaltze orduan logikoa da desiragarrienak diren helburuak azaltzea eta pixka bat

bilbotarren izpiritua erabiliz edota beste batzuk esango luketen bezala

gizarte garapen indizean munduko txapeldunak izango garela esatea ondo dago helburu berriak planteatzen direnean

azaltzea eta zentzu horretan nik uste dut hori beste zerbaitekin osatu behar dela eta da komenigarria dela baita argiak izatea argiak izatea gizartea dagoena baino gehiago ez nahastea helburua ez bada hori behintzat nik proiektuaren aurkezpena entzun nuenean zalantza batzuk agertu zitzaizkidan eta horiek argitzeko eskaria

esan zenuen eta lehendakari bezala hori zela zure helburua baina abertzale askori gertatzen zaiguna horrelako adierazpenak egiterako orduan zalantza sortzen zaigula eta da zer da nazioa zuretzat

edo nafarroa eta iparraldea ere nazio barruan sartzen dituzu zeren eta ezezkoa bada hau da

ikusten badituzu nazio bezala guretzat hori

nazioa euskal herria da zazpi lurraldek osatzen duten lurraldea eta

nazio horren zati bat da gutxiago ez baino gehiago

baiezkoa bada ordea hau da nolatan erkidego honetan lurralde hauetako ordezkari bezala lurralde guztien izenean plangintza instituzional bat aurkezten duzun hori da zalantza sortu zitzaidan lehenendabiziko

komenigarria litzatekeela argitzea bertan bota zenituen erronken artean beste bat identitate propioa izatea euskadik identitate propioa izan behar zuela

adierazi zenuen eta gure ustez hor ez dago arazorik

euskal herriak jada identitatea badauka herri bat dela

herri bat bere kultura eta hizkuntza propioarekin eta hori jada ez soilik gaur egun baizik eta iraganean aspaldian izandako gauza bat da

urtera arte itxaron beharrik izatekotan erronkaren bat izango balu euskal herriak

etorkizunean mantendu ahal izatea izango litzateke hori bai delako erronka bat eta hori eh bilduren gure ustez

europan estatu bat estatu independiente bat izatea soilik horrela bermatuko genuke identitate hori

mantentzea eta ez da soilik guk uste duguna baizik eta erronka hori kataluniako gehiengo politikoak argi adierazi duen bezala ez da euskal herritarrena bakarrik baizik eta katalandarrena ere

dagoen desberdintasuna da beraiek erabaki dutela jada estatu bat izango direla eta beraiek jada pausoak ematen hasi direla estatu hori izateko eh bildutik

segituz baina hemen zoritxarrez oraindik ez duguna egin eta gainera zalantzak dauzkagulako

eajk egin duen autua zentzu horretan zein den agerraldi berdinean bestalde

bi mila hogeian izango genuela adierazi zenuen

erlazionatu zenuen eta zuk zeuk eajko buru izanda orain dela hiru urte oraindik egin gabe daude bi mila hamabostean

helburua eta orain ikusten dugu bi mila hogeira goazela horrek

sarri egozten diozu eh bilduri irakurketa elektorala eginez egiten dugula eta logika berbera erabiliaz esan dezakegu

asetzeko botatzen dituzun datak direla baina engainamendu edo konkrezio eta konpromiso larregi gabe ponentzia izango da

lortzeko bidea eta hor ere jada ikusi dugu nahasmena sortu dela hasiera hasieratik erabakitze eskubidea euskal herritarren eskubidea dela behin baino gehiagotan entzun diogu eajri eta ganbara honetan ere bozeramaileak ere joseba egibarrek ere behin baino gehiagotan esan du baina hori horrela izanik

hasiera edo sorrera pserekin adostu duzue eta nik uste dut argi denok alderdi hori izan dela pprekin batera herri honek erabaki dezakeen aurrean

beraz bazkide hori aukeratu duzue bide hau egiteko

onartzen eta errekonozitzen orduan jakin nahiko genuke benetan

apustua egiten duzunean ponentzian adostutakoa dela adostuko dela esan diezadakezu eta ponentzia horretarako sortu zela

eta nik uste dut hemen esan beharko liratekeela estatutua

eguneratzea da helburua mila bederatziehun eta laurogeita hamazazpian eajk berak jada gainditutzat edo agortutzat eman zuen estatutu berbera eguneratzea izango litzateke

benetan prest dago jaurlaritza herritarrek

behar diren bitarteko guztiak jartzeko eta hitz horren ondorioz hartutako erabakia errespetatu eta bideratzeko nik uste dut

status berri baten bila bagabiltza oinarriak

parean tokatuko zaiguna hori argi eta garbi daukagu eta ezin gaitezke

aste pare bat izango dira berriz ere auzitegi konstituzionala

eta bide batez euskal herriari ere politikoki

aitortzen zuen baina egikaritzeko espainiar erakundeei ematen zien

espainiar konstituzioa muga jarriz espainiar konstituzioa kartzela bihurtuz

euskal herritarrontzat erabakitze eskubidea agian bai baina izatekotan espainiarrek erabakitzen dutenean erresuma batuak onartzen du eskoziarrek

eta eskoziarrek erreferenduma egin ahal izango dute irailean inongo arazorik gabe errealitate horren aurrean espainiarren erantzuna

onartua dagoela eskubide hori baina espainiar konstituzioak ez duela onartzen bada

erreferenduma antolatu ahal izan du eta are gehiago mila bederatziehun eta laurogeita hemezortzian kanadako auzitegi gorenak

erabakitze eskubidearen gainean arazo bat zegoela argi ikusirik

bi ondorioekin lehena eta konturatu gaitezen kanadako auzitegi gorena dela quebeci bere kabuz unilateralki independentzia aldarrikatzeko eskubidea ukatu zion kanadako auzitegi gorena da baina bigarrena eta garrantzitsuagoa dena

independentziaren prozesua irekitzeko borondatea adierazten bazuen

behartzen zuen hori bai da gure ustez kulturaren oinarri demokratikoa izatea

legitimotasun demokratikoa onartzen du eta bide ematen dio

espainiako gobernuak ikusi nahi ez duena legitimotasun demokratikoaren eta legalitatearen arteko talka ematen denean hau da herriek hitz egin nahi dutenean baina parean egitura juridikoa jartzen zaionean

bai eta bai gure ustez ganbera honetan

eta baita uste dugu euskal herriko eta hona dagokigunez bertako erakundeak ere bide horretan jarri behar dela hori da gure ustea

eskerrik asko urizar jauna jaurlaritzaren ordezkaria lehendakari jauna zurea da

eskerrik asko legebiltzarburu andrea urizar jauna euskadin

nolanahiko esaldia beste batzuek ere ukatu egiten duten arren gu guztion proposamen eta planteamendu politikoetan gardentasuna eta

baita zuei ere eta bilbotartasunak edo bilbortakeriak aitzaki erabiliz ez dakit nik baten batek esan omen zuen alde egiten dugu eta oraindik ere

esan zutenek hemen jarraitzen dute arestian partizioa islatzen zuen legebiltzar honetan aste honetan eman du bere ibilbidearen bigarren urratsa

autogobernurako ponentziak hori da legebiltzarrerako eta legebiltzarreko indar politiko guztiek proposamen eta proiektuak planteatzeko dugun esparrua urizar jauna gu guztion erabakia izan da

galdetzen didazu gaur eta nire asmoak betetzen hasi direla esango dizut ponentzia horretan kokatuta zeintzuk diren nire asmoak

lehen asmoa zen ponentzia honen bidez eta eztabaida hau bideratzea eta hala planteatu nuen bigarrena alderdi politiko guztien partehartzea bermatzea eta hala planteatu egin nuen bi asmo hauek bete egin dira orain

berria eta zabala lortzea aro berri honetan autogobernua eguneratzea da gainditu beharreko helburua horregatik gure gobernu programak jasotzen duen konpromesuetako bat da

formulatzea helburu hau dela eta nire lehenengo partehartze honetan erabakita dugun testuingurua eta prozedura azalduko ditut hori baita nahi ditugun helburu politikoak lortzeko oinarria testuinguruarekin hasiko naiz beraz autogobernua duten erkidegoen etorkizun politikoari buruzko eztabaida bor bor aurkitzen da zuk esan bezala

hogeita hamabost urteetan berritzeko egin den azken saiakera eusko legebiltzarrak berak onartu zuen

proposamen berria diputatuen kongresura bidali zen eta bertan aurkeztu zen baina

dakigu nahiz eta batzuk ezkutatu nahi izan aro berria bizi dugu eta itun politiko berri bat adosteko atea ireki egin dela azpimarratu egiten dut

oinarri sendoak ditu prozedura bat jarri egin dugu abian eta prozedura hori

lehenengo urratsa beraz legebiltzarreko ponentzia sortzea izan da horren helburua da autogobernuaren lorpenak eta garapen estatutarioaren egungo egoera ebaluatzea ponentzia horren asmoa ahalik eta adostasun handiena lortzea da

proposamen eta testu zehatzen aurkezpena izango da legebiltzarreko taldeak aurkeztutakoak edo hala badagokio eusko jaurlaritzak aurkeztutakoak esan egin bezala baina lehenengo eta behin legebiltzar taldeek aurkeztutakoak

azaldu egin du bere disposizioa eta gaur urizar jauna berretsi egiten dut eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna urizar jauna zurea da hitza

ari direla azaldu diguzu lehendakari nik bat faltan bota dut

eta harira etorriz esan duzunarekin duela hamar urte beste prozesu bat egon zela eta

batzuek espero genuen bukaera behintzat eta

konpromisoa izan behar du legebiltzar honek herritarrei hitza ematea eta izan behar den falta den konpromiso bat eta hitza emate orduan

errespetatuko dela errespetatuko dela legebiltzar honetatik eta jaurlaritzatik nik uste dut hori dela faltan botatakoa bota duzunaren artean

ikusi dudan gauzetako bat eta nik uste dut hori dela garrantzitsuena

etxe honetan hasitakoak etxe honetan bukatzeko arriskua dago ikusi dugun bezala eta beste eredu batzuei ikusirik beste adibide batzuk erabiliaz herritarrak bultzatzen dutenean

normalizazio politikoari buru hitz egin duzu eta normalizazio politikoa behar dela eta

ez da izango gure taldeak ez daukalako borondaterik eta pausuak ematen ez dituelako

lehendakari zuk badakizu herri honek bere etorkizuna erabakitzeko legitimitate demokratikoa badaukala eta jakin ere bai ppk

espainiar konstituzioa muga jartzen duten bitartean arazoa konfliktoa gatazka politikoa betikotzea besterik ez dela lortuko

erlazioak kudeatze orduan edo kudeatzeko helburua dagoenean espainiak ez duela sekula onartuko berdinen arteko erlazio bat izango dela zeren eta pareko bankadakoak esaten dutena esanda ere

gure herriaren eskubideak pribilegiotzat hartzen dituzte eta bestela

nolatan orain dela hogeita hamar urte baino gehiago adostua izan zenean nola gaur egun ez dagoen ezta betetzeko borondaterik guk argi daukagu

bertakoek euskal herritarrok erabaki behar dugula eta bertakoen erabakia edozein izanda ere

eta horregatik euskal herritarren erabakian jartzen dugu muga bakarra zergatik uste dugulako

datzala eta bide horretan egingo du euskal herria bilduk nahiko genuke benetan jaurlaritzak

sostengatzen duen alderdia bide berean aurkitzea

eskerrik asko legebiltzarburu andrea urizar jauna ez dakit non dagoen eztabaida

urizar jauna nik adostasuna dugula helburu esan nahi dut adostasuna akordio berri baten bila gabiltza eta nik ez diot leporatu eh bilduri

nik beste batzuetaz hitz egin dut nabarmena denez eta elkarrizketan akordio bat edo akordio berri baten bila baldin bagabiltza elkarrizketan oinarritutako akordio bat elkarrizketa definitzeko oinarrizko tresna hartuta

upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina bakegintza eta bizikidetzarako idazkaritza nagusiaren etorkizunari buruz maneiro jauna zurea da hitza

erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza señor maneiro

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako zortzigarren puntua interpelazioa laura mintegi lakarra eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina langabezia tasa jasanezinak jaisteari buruz arrondo andrea zurea da hitza

guztioi gu ere lehendakari jauna

kezkatuta gaude kezkatuta gaude enpleguaz eta pobreziaz etengabe ezagutzen ari garen datuak

benetan larriak direlako eta batez ere kezkatuta gaude ikusten dugulako jaurlaritza ez dela gai krisi ekonomikoaren

egiten ari zareten politiken ondorioz langabezia eta pobrezia

hemen bertan aipatu da datuak oso argiak dira batzuk esan dira nik beste batzuk aipatuko ditut ere esan da araba bizkaian eta gipuzkoan

hauetatik erdia baino gehiago emakumeak dira urkullu jauna zu iritsi zinenetik lehendakaritzara

martxoan nahiz eta gaur berriz zuk errepikatu egoera hobetzen ari dela martxoan otsailean baino

gehiago daude lanik gabe uste dut hauek ez dutela oso ondo ulertuko

pertsona gehiago daudenean hilabetetik hilabetera europa mailan ia parekorik ez duten datuak dira hauek soilik grezian espainian eta kroazian gainditzen dira

dira gure datuak langabeziarekin batera pobrezia ere handitzen ari da etengabe

jateko arazoak larriak dituztenak ere nabarmen igo dira azken hilabeteetan esanda ere

hirurogeita hamalau mila pertsonak diru sarrera bermatzeko errenta kobratzen dute

gehiago bi mila hiruko urtarriletik hona hori da gure ikuspuntutik kaleko errealitate gordina benetakoa eta ez urkullu jauna zu margotzen duzun irudi behin eta berriro hamasei hilabete daramazkizu jaurlaritzako buru izaten eta langabezia igo egin da eta igotzen jarraitzen du eta errealitate gogor eta larri horren aurrean zer egin du zer egiten ari da

gehienetan propaganda gaur ere hemen aurreko gai honi buruz hitz egin duzunean berriro ere egin duzuna

gainera beti espainiarekin konparatuz datuak eta datuak eman hemen egia dena da langabezia gora doala etengabe hilabetetik hilabetera pertsona gehiago daudela egoera txarragoan orain urtebete jaurlaritzak enplegu plana aurkeztu zuen

urtebete igaro ondoren langabezi tasa gora doa non daude

duela gutxi beste aurkezpen ponposoan esan diguzue

bitartean baina hala ere bitartean langabezia gora doa enplegu planekin gertatzen ari dena

hainbat udalek eta udalek momentu honetan duten kexa agindutako dirua horietako plan batzuk martxan ipintzeko ere ez dute jaso

iragartzen dira beste plan batzuk eragile sozialen eta sindikatuen partehartzerik gabe sortzen den enplegu apurra prekarioa da baldintza laboralak eskasak baina eskasagoak dira atzo bertan

inguruan datu interesgarriak agertzen ziren gure herrian ere nola egunetik egunera hau kontratu mota hauek bizitzeko

areagotzen ari diren are gehiago emakumeak nagusiki lan egiten duten esparruan sektore publikoan enplegua suntsitzen jarraitzen

administrazio publikorako enplegu plan bat egiteko konpromisoa hartu zuen hemen jaurlaritza sostengatzen duen alderdiak enplegua

ez zaudete prest egindako murrizketak alboratzeko baina esaten duzue

egin behar duzuela ez da egia gezurretan zabiltzate oso erraza duzue zerbitzu publikoetan enplegua sortzen hasteko

ez da plan marabilloso gehiegirik behar enplegu planaren ondoren beste plan batzuk joan zara azken hilabeteetan iragartzen zerbait egiten ari zaretela azaltzeko benetan ezer ez egiteko

turismo plana industria plana iragarri duzue

gauzak esan dudan bezala iragarri bai iragartzen dituzue bainan askotan

handiarekin itxura egiteko eta gehienetan gainera egoera honetara ekarri gaituzten politikak errepikatzeko berberak egiteko

jarraituz astelehenean bertan diru sarrerak bermatzeko errentaren inguruko panegirikoa egin zenuen ere

ez zenuelako inolaz ere azaldu nola zuen gobernuak

murrizketak bertan behera usteari eta horren ondorioz gero eta jende gehiago babes sistematik kanpo geratzen ari den eta ez zenuen ere aipatu nola aurreko gobernuak egindako murrizketa ehuneko zazpikoa

momentu honetan mantentzen duen lehendakari jauna langabezia eta pobrezia ez dira fenomeno

ez da haizea ez da elurra ez da euria arduradun

langabezi eta pobrezi tasak igotzea ez da kasualitatea politika okerren ondorio zuzena da jaurlaritzaren

enplegu planen porrotaren isla da gure ikuspuntutik eta gauza bera esan dute legebiltzarreko enplegu eta gizarte politiketako batzordean egondako bost sindikatuek aho batez propagandak ez ditu ez lanpostuak ezta progresua sortzen

eta horretarako erabiltzen den errezeta austeritatearena da europa osoan politika horiek krisi soziala eta ekonomikoa larriagotzen

eta gehiago direnean austeritatearen izenean jaurlaritzak gastu eta inbertsio publikoa murriztu du mila milioi euro gutxiago azken bi urteotan mila milioi gutxiago gizarte politikak enplegu politikak zerbitzu publikoak gure ekoizpen eredu edo sare industriala elikatzeko horrela

hazkunde negatiboa izatea hori bai bitartean jaurlaritzako

defizit muga osoa agortu ez zelako bi mila hamairuan eta kutxan hirurogeita hamabost milioi euro gordetzea lortu duzuelako

bitartean pobrezian eta langabezian eta diru sarrerak bermatzeko errentarik ere gabe milaka pertsona mantentzen dituen bitartean

lanpostuak sortu ordez lan prekaritatea eta langabezia handitzera eramaten gaituzte

lehendakariari behin baino gehiagotan eskatu diogu eta gaur ere eskatzen diogu nolabait politika ekonomikoak errotik aldatzea

zaitezela onartezina da enplegu planak aurkeztea eta langabezia gora joatea eta prekarietatea handitzea guk behin eta berriro esan dizugu

ikuspuntutik beste politika batzuk abian ipintzeko gaurkoan galdetu nahi dizuguna da

hartuko dituzun langabezi tasak jaitsi eta azken hilabetetako joera

eskerrik asko arrondo anderea erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu anderea arrondo anderea benetan propaganda

aurrekonturik izango bagenu horretarako egia da nolanahi ere arrondo anderea martxoan langabezi tasa igo egin dela egia da

onartu egin dut eta aurreko bi galderetan gai horren inguruan gure ikuspegia eta zeregina agertu ditut dagoeneko gauza bat onartu beharko didazu hilabete batzuetan langabezia igo egin da eta beste batzuetan jaitsi egin da

hiru aldiz jaitsi da eta hiru aldiz

eta beste batzuetan ez nik ere gauza bat onartuko dizut koherentzia onartzen dizut langabezia igo egiten denean errua gobernuarena da eta jaisten denean ere gobernua errudun izaten jarraitzen du koherenteak zarete arrondo anderea

gaizki zuentzako gobernua beti dena gaizki egiten du gure mezua beti berdina izan da gobernuari dagokio

gobernuari dagokio estrategia bat onartzea eta abian jartzea susperraldi ekonomikoaren eta enpleguaren aldeko konpromisoa gauzatzeko hori egin dugu

politika ekonomiko berri bat proposatu eta onartu egin du politika ekonomikoa berria da baina euskal ereduari jarraipena ematen dio eta bistan da nahiz eta zuk edo zuek ez aitortu eredu horrek funtzionatu egin duela eredu horrek emaitza onak ekarri dizkiola

eta orain zure buruari galdera bat egitea proposatzen dizut zein izan da zuen ekarpena azken hamarkada hauetan euskal ekonomia sustatzeko eta bultzatzeko

que padecemos neurri asko hartu ditugu arrondo andrea aipatutako arlo guztietan aurreneko ehun egunak bete aurretik aurreneko enplegu bat enplegu plan bat onartu genuen plan hori

berrehun eta berrogeita bost milioi euro inbertitu ditugu enplegua sustatzeko eta bultzatzeko plan honek jarraipena izan du lehenengo urteko irailean esparru programa onartu genuen erakundeen arteko adostasun zabal baten bitartez

eta urtarrilaren hogeita zortzian gobernuak enplegua eta ekonomia suspertzeko esparru programa onartu zuen onartu eta datozen hiru urteetan

gobernuak arrondo andrea estrategia bat dauka ez dizut eskatzen estrategia hori ontzat ematea baina bai ordea existitzen dela onartzea

eta tamalez gainera onartzen dudan bezala dena den ez naiz sartuko tasa edo zifra liskar batetan zuk zure galderarekin egin duzun bezala zure interpelazioa irakurri eta gauza bat edo zuen interpelazioa irakurri eta gauza bat esan behar dizut zaila da

bildu dezakeen dokumentu bat aurkitzea zaila hasieratik hasiko naiz kakotxa artean esanda zuen interpelazioaren zioan

langabezia igo egin da eta kontratu berriak aldi baterakoak dira ez duzu onartu nahi baina zuk esan duzu eta egia da kontratazio berriak egiten ari direla kontratazioak gora egin duelako euskadin bigarrena gure babes sistema murrizketak pairatzen ari da era berean zera diozu diru sarrerak bermatzeko errentak inoizko kopururik altuena dauka biak batera ezinezkoa da arrondo andrea baina arrazoia duzu diru sarrerak bermatzeko errenta inoizko altuena da euskadin hirugarrena ekonomia noraezean dabil eta era berean esportazioa eta turismoak eman dezakeenaren zai

eta bi arlo horiek ez dira nolanahikoak garrantzitsuak dira eta emaitza onak ematen ari dira laugarrena defizit muga zintzo betetzea kritikatzen duzue eta nire galdera da

eta beste galdera bat muga hori betetzea kritikatzen baduzue

bosgarrena barne produktu gordineko hazkunde negatiboa aipatzen duzu gaurkotu arrondo andrea hazkunde negatibo hori duela bederatzi hilabete bukatu zen

duela gutxi troikaren ordezkarien aurrean kontrakoa adierazi zuen arren urkullu lehendakaria alfonbra gorria jartzen ari da eurek markatutako politikei

bata ala bestea arrondo andrea biak batera ezinezkoa da zuek gauza bat

gertatu zenez galdu egin zineten hori bai

oraindik poliki doala onartu dezaket emaitzak oraindik txikiak direla esatea

arazoa onartzen dut baina onartu beharko didazu gobernua programa ekonomiko bat garatzen ari dela

baina programa ekonomiko bat dugu publikoa da eta ezaguna eta honen aurrean non dago zuen aukera

zer egiten ari zarete edo zer egin duzue errotikako aldaketa gauzatzeko zuen programa ezaguna da arrondo andrea kritika
eta demagogia eredu ekonomiko sendo bat aurkezten duzuen egunean kontrastea egiteko aukera izango dut eskerrik asko eskerrik asko

ereduak funtzionatzen duela diozu errealitatera begiratzen baldin badugu

langabezia eta pobrezia ez da bakarrik azken hilabeteko datua

hilabetean gora egin duela edo gaizki joan dela ez da azken hilabete askoko

ondorioa errealitatea beraz ez dakit ereduak ondo funtzionatzen duela diozunean zertaz ari zaren kalean errealitatean

ez behintzat izango da beste maila batekoa zure hausnarketa aipatu duzu kontraesanaz beteta gaudela

baina jende gehiago gelditzen da langabezian kontratu berriak baino eta gainera ez bakarrik hori kontratu berri horiek

dira gehienetan beraz prekarizatzen ari gara enplegua ez dakit krisitik

ere oso inportantea izan beharko litzateke lehendakariarentzat guretzat behintzat bada diru sarrerak bermatzeko errenta

pertsona daude hori kobratzen dutenak baina bost mila uzten ari zarete kanpoan

murrizketen ondorioz hazkundea aipatu duzu agian okertuta nago nik ditudan datuen arabera

eustaten arabera hazkunde negatiboa izan zen bat koma bia eta ineren arabera

hori da ezagutzen ditudan datuak nik behintzat zer egin dugun edo zer egin beharko zen askotan esan dugu

ekonomikoarekin eta hau ez da eh bildu bakarrik esaten duena hau beste askok eta askok esaten dute horien artean unibertsitateko

irakurtzea gomendatuko nizuke zer egiten dugu denbora laburra daukat baina hiru datu emango dizkizut agian

gipuzkoan hiru urrats garrantzitsu ematen ari gara gauzak beste modu batean eta gure ikuspuntutik ikuspuntu apaletik hobeto egiteko bat lan baldintzak hobetzeko neurriak hartzen ari gara

egoitzetako langileen soldatak hobetzeko mantentzeko

lehengo urtetik datorren gatazka bat adostu zena sindikatuekin administraziotik bultzatutako irtenbide bat bilatu zen

eta ez dakit bi mila pertsona ari dira lanean eta gainera kontutan izanda ehuneko laurogeita hamazazpiak

hori da egiten ari garen gauza bat nolabait bitartekaritza egitea langileen alde soldatak mantentzeko eta noski

areagotzeko bigarren eta gizarte klausuletaz ere hitz egin dezakegu gipuzkoan egiten ari garena gipuzkoan egiten ari gara ere gobernuak ez duena egiten bete mila laurehun pertsonei diru sarrera bermatu gobernuak

ehun enpresa salbatzeko egitasmo zehatz bat diru zehatz batekin eskualdetik abiatuta aurrera egiteko hori dena egiten ari gara eta prest gaude ikuspuntu horretatik lanean jarraitzeko

propagandak ez du lanposturik sortzen lehen ere esan dut propaganda baino gehiago beharko da langabezi datuak

eskerrik asko legebiltzarburu andrea esango didazu arrondo andrea gipuzkoako lurraldean dekretuz sortutako lan tasa zein den dekretuz sortutako lana enplegua zenbatekoa den

zero gobernuaren neurriek ez dituzuela

gobernuaren eginkizunak ez dutela ezertarako balio diozu zure iritzia da betikoa ez da berria eta beti bezala hitzak dira daturik gabeko iritzia gobernuak gardentasun osoz bere eginkizunaren emaitzak eskaintzen ditu

garapenari buruzko informazioa publikoa da gobernuaren enplegu planak emaitzak eskaini ditu eta positiboak izan dira hala aitortu nahi izan arren edo ez arrondo andrea agindu genituen neurriak martxan jarri ditugu

neurri horiek gabe egoera askoz negatiboa izango litzateke zu gaur hilabete bateko datuekin etorri zara lehen baina nik urte osoko datuak emango dizkizut euskadin

lanbiden izena emanda lehengo urteko bukaeran bi mila hamairuan

aurreko urtearekin alderatuz gutxiago gutxiago dira beraz eta onartu beharko duzu gobernuaren enplegu planak nolabaiteko eragina izan duela emaitza horretan

en riesgo de expulsión beraz arrondo andrea hau da egin duguna eta hauek dira emaitzak

ez dela nahikoa legebiltzar honetan aurkeztu egin dira eta zure esku dauden arren horregatik ari gara neurri berriak proposatzen eta hartzen datozen hilabeteetan

bermatzeko datozen hilabeteetan enplegurako prestakuntzak kontratatzeko konpromisoarekin programa zabalduko dugu

estaríamos muchísimo peor eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako bederatzigarren puntua interpelazioa

lehendakariari egina donostiako kultur hiriburutzako proiektuaren egungo egoera larriari buruz

jaurlaritzaren ordezkariak dauka hitza uriarte andrea zurea da hitza erantzuteko

egun on sémper jauna atentzioz entzun dizut zure azalpenak oso argi utzi duzu zein den

nabaria da berriz ere distantzia hartzen ari zaretela hau da ematen du kanpoan zaudela eta ez barruan eta hori da kezkatzen nauena egia esan

modukoa zen proiektu honekiko izan duen inplikazio maila ikusita onartuko duzu lehen urteetan madrileko gobernuak ez zuela ezertxo ere egin bi urtetan sémper jauna

madrilek ez zuen erakutsi inolako inplikaziorik bere ardura bakarra

duela gutxi arte horretarako izendatu zuten gobernuaren ordezkari ordea

madrilek ez duela proiektu honetan interesik erakutsi betebehar bakarra zuen

eta bi urte luze horietan zuek ez zenuten ezer egin gobernu zentralaren jarrera aldatzeko

bai esan duzu orain ministeritzak atera duela erakartzeko

finantziazio pribatua baldintzak baina

orain dela gutxi izan dela baina orain arte zer egin du

hau da zer nahi duzun lagundu edo bakarrik kritikatu zuk esan duzu zeintzuk parte hartzen dugun patronatuan udaletxea

gobernua eta ministeritza beraz proiektu hau ez da pertsona baten edo erakunde baten edo alderdi baten proiektu bat asmatze edo hanka sartzea orain esaten ari garenok guztiok gaude honetan egia da

ez dugula beti elkarrekin egoten jakin diferentziak izan ditugu eta ez dugu beti asmatu diferentzia horiek bideratzen eta gainditzen

errudun sentitzeko arrazoiak ditugula bai udalak bai foru aldundiak bai eusko jaurlaritzak ministeritzak ere eta ez bakarrik gaur egungokoak baita proiektuaren lehen fasean egon zirenak ere egoera zaila da zuk

azken astean gertatutakoa kolpe galanta izan da guztiontzat baina ezin gara bakoitza bere etxean gelditu

duen ikusten dugun bitartean orain egin behar duguna proiektua

irten behar gara denbora eta aukera dago gaur egun daukagun egoerari buelta emateko eta donostia bi mila hamasei europako kultur hiriburutza

antolatzeko ezin dugu amore eman ezin dugu donostia gipuzkoa edo euskal herria osoa europara eta mundura begira jartzeko aukera paregabe

ezagunak dira tamaina honetako proiektu batek ekar ditzakeen onurak zuk aipatu dituzu kultura turismo eta ekonomia aldetik batez ere hori da herriaren nahia

horregatik sémper jauna koloreak alderdi politikoak eta ideologiak baztertzeko

momentua heldu da donostia bi mila hamasei ez da izan behar bilduren proiektua edo

udaletxearena ezta diputazioarena ere proiektu hau herritarrena da herritarrena izan behar da

eta euskal autonomia erkidegoko herritar guztiena ere bai

xabier paya la directora económica financiera garbiñe muñoa